egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

lau eta sei puntuak beste baterako utzi direla eta hirugarren puntuan zazpigarrena eztabaidatuko dela

legebiltzarkideen bateragarritasun egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordearen kideren batek irizpenaren alde edo aurka egin nahi du

batzordearen kideren batek

irizpenaren aurka edo alde egin nahi du hemen bai vale

kideren legebiltzakider legebiltza talde ba maneiro jauna

urruzuno jauna zurea da hitza

bakarrik esatea gure taldearen oniritzia daukala diktamen honek eta are gehiago ikusita

batzordean aho batezko oniritzia jaso zuela honako diktamen honek besterik ez

bai guk ez dugu ikusten inolako zentzurik bozketa hau atzeratzea batez ere

halakorik agertu eta uste dugu kontu bat dela bateraezintasuna eta

auzia orduan guk uste dugu botazio honekin aurrera egin behar dela bai eskerrik asko urruzuno jauna bai

ez du eskatu suspenditzea eta are gutxiago bozketarik ez egitea eztabaidatu da eta ikusi dute bateraezintasunik ez dagoela inork ez du eskatu fiskalian dagoela beno ba fiskaltzak esango du dagokiona guri hemen

nahi duenak nahi duena bozkatu dezala nire asmoa ez da politikoki hemen ere iritzia ematea nik

eta erabakia da ez posposatzea fiskaltzak esango du nahi duena inork ez du orain arte ezer esan eta batzordeak irizpide bat onartu du onartu du beraz orain bozkatuko dugu nahi duenak nahi duena bozka dezala ondorioz besterik gabe

bozketara pasako gara bai gogoratu ezin duzuela bozkatu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita bat bai bat ez bederatzi abstentzio ondorioz onetsita geratzen da irizpena

euskal irrati telebista herri erakundearen administrazio kontseiluko hautagaien bateragarritasun egoeraren gainean eginda irizpenari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio kontseilu horretako kideak izendatzea

batzordeko kideren baten irizpenaren aurka edo alde egin nahi du talderen batek

aurka edo alde aurka alde norbaitek egin nahi du talderen batek

besterik gabe orduan bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamar eman dugu bozka hirurogeita hamar bai aho batez onartu da irizpena

onetsi ondoren euskal irrati telebista herri erakundeko kideak izendatzeko prozedurari ekingo diogu eusko legebiltzarreko erreglamenduaren mesedez

ezarritakoari jarraituz legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko txanda dauka talderen batek parte hartu nahi du

erreglamenduaren hogeita hamasei puntu hirub artikuluak dionari jarraituz txartelen bidez egingo da hautaketa hala ere

dagoela kontutan izanik proposatzen dizuet irizpena bozketarik gabe egitea

concha aretxaga iturregi eta maite sarasua letamendia andreak euskal irrati telebista herri erakunde administrazio kontseiluko kideak izendatzen ditugu

gai zerrendako zazpigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena jaurlaritzak

buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duentaldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

egun on denoi ziklikoki errepikatzen den argazkia zoritxarrez uda honetan ere indarkeria handiz errepikatu da milaka herritar
gizon emakume adinekoak gazteak eta umeak erailak zaurituak

ospitaletan indarkeriaz erasotuak kanporatuak goian zerua noiz eroriko lehergailu bat eta behean lurra

jolasean ari ziren bitartean erasotuak familia osoak deseginak apurtuak estatu argudioa argudio politikoetatik haratago gizaki adimendu

gazan gertaturikoa jasanezina israelek erakutsitako jokabide tamalgarri gupidagabe israelek burututako sarraskia palestinarrak kanporatuak izan arte horretan jardu buru belarri oso helburu

bizi baldintza kezkagarrietan aurkitzen diren herritarrak gu bezalako herritar arruntak erasotuz

guztiei beldurra hezurretaraino sartu arte eta bestetik

lurrak okupatuz kolonizatuz poliki poliki lur guztiak

xedea eta helburua baina egia esan benetan ez dakit zer den okerrena

edo eta gainerako herrialdeok estatuek egiten duguna eta egiten dutena hau da beste aldera begiratzea

bezala bizkarra ematea tamaina horretako giza hondamendiaren aurrean

ez balitz bezala nahiz eta nazioarteko zuzenbidea urratu nahiz eta hainbeste aldarrikatzen ditugun giza eskubideak urratu elkartasuna guztiz ahaztuz badirudi ohituak gaudela sarraskietara

larritzen asko dugu ikasteko bereziki gizatasunaz eh bilduk argi dauka arazoak gatazkak errotik konpondu behar dira baita palestinaren kasuan ere eta badakigu laguntza humanitarioarekin ez dela nahikoa baina nahikoa ez izan arren momentutan bete behar da eta urgentziaz aktibatu behar dira protokoloak urgentziaz

baita ere egoera larrietan aurkitzen diren gainerako herrialdeetan guri ere gustatuko litzaigukeen bezala horrelako egoera batetan aurkituko bagina guri ere laguntza hori helaraztea horrexegatik proposamen hau jaso genuenean

hori zen gure xede nagusia osakidetzak ba gazan larritasun egoera jarraitzen zuen bitartean

laguntza ematea baliabideak bideratzea giza baliabideak eskaintzea eta iruditzen zaigu ere oraindik ere momentu aproposa dela egin beharko litzatekeela eta urgentziazkoa dela osasun baliabideak bideratzea gazara

palestinara azken finean palestinarren osasun egoeran eragiten duten proiektuak garatzeko eta hor lan ildo egonkor bat eta iraunkor bat eraikitzeko

izateko laguntza puntuala esaterako ur potablea bideratzeko ur saneamendua edota elikadura beharrizanak hornitzeko

iruditzen zaigu hori posible dela eta egin beharko litzatekeela guri ez zaigu axola noren bitartez egiten den

osakidetza inplikatzea beste herrialde batzuk inplikatzen diren bezala guk baliabideak baditugu

elkartasunez eta palestinako enbaxadarekin harremanak egin ditzakegu eta harreman horien bidez ba lehen esan dudan bezala lan

eraikitzen joan horrela euskal herriak palestinarekin betidanik izan dituen elkartasun harremanak sendotuz eta erakundeen artean ere egonkortuz eta horretan jarduten irabazi asmorik gabeko

sakontzen joateko eta iruditzen zaigu egokia izango litzatekeela horren inguruan

behar denean automatikoki aktibatzea urgentziazko egoeretan eta urgentziazko egoerak ez daudenean

bidea irekitzea zer gehiago lehen esan dudan bezala guk gatazka politiko batean argi daukagu gatazka horren konponketa afektatutako herriei dagokiela konpontzea horregatik gaurkoan ez da gure asmoa eztabaida politikoa gehiago zentratu nahi genuen

bideratzera egonkortzera eta lan ildo sendoak eraikitzera baina horretatik kanpo ere ezin gara geratu

ez gaudela parean dauden bi herrien bi estatuen arteko gatazka politiko arrunt batetan baizik eta estatu boteretsu batek beste herri xume batengan burutzen ari den sarraski baten aurrean metodo desberdinak erabiliz oso metodo konplexuak eta aurreratuak bai baina sarraski bat burutzen ari den batek daki edo argi ikusten da zein helbururekin beraz inoiz

giza horretako gatazka bat errotik konpontzeko nazioarteak babesa eta nazioarteak hor laguntzea

daudenean ikusi dugu udaran zer gertatu den egon dira nazioarteko adierazpenak baina askotan adierazpenekin

eta gainerako erakundeetatik herrialdeetatik asko egin dezakegu bide desberdinetatik laguntzeko benetan gatazka errotik konpontzeko ze errotik ez den konpontzen bitartean horrela jarraituko dugulako ziklikoki giza horretako indarkeria erasoak izaten azken bost urteetan eraso basati izan dira eta eraso horiek zibilen aurka izaten dira zibilen aurka bereziki eta beraiek dira herritarrak umeak galtzailerik

gaurkoan uztailean bere momentuan egoeraren larritasuna ikusita proposamena sartu genuenaren edukien ildotik jarraituz

behingoz aitortzea onartzea eta eraikitzea eta batez ere herritarren babes eta segurtasuna bermatzeko nazioartetik eta nazioarteko zuzenbidetik onartzen zaion eskubide hori gauzatu egin beharra dago ze ikusten da bestela hemen

parterik txarrena herritarrak eramaten dutelako zibilak eramaten dutelako

eta hor nazio batuek erabakiak hartu behar dituzte baina ez nazio batuak hemen ere erabakiak hartu behar ditugu

europar batasunak errusia edo estatu batuek ez direla asmatzen

etortzen direla baina bukatu beharra daukagu egoera honekin

koloniekin baina ezinbestekoa da lehen esan dudan bezala

estatu izateko duen eskubidea gauzatzea nazioarteko komunitateak aitortua eta jasoa duen bezala bere adierazpen desberdinetan palestinako herritarrek gu bezalako

berberak dituztelako hemen herritar guztiok munduko

egiten zaigun ezin dugulako jarraitu gehiago palestinar herrian bizi den egoera bidegabea luzatzen eta urgentziazkoa da egoera horri blokeo egoera hori

negoziazioa gehiago ez atzeratzea eta benetan bitartekoak laguntza

ahal dugun toki guztietan eraginez orduan uztaileko proposamena ikusita eta ikusirik dagoeneko

egoera hori nolabait ez erabatekotasunez baina gainditu dugula bozketan jarriko duguna iruditzen zaigu

erdibideko osoa ona geratu

jasotzen dituela eta batez ere erdibideko hori azkenean alderdi sozialistarekin

eta pena bat da gainerako alderdiekin adostasunetara ez iritsi izana ba hori aurrera ateratzea lagungarria izango dela

batez ere babes gabe aurkitzen diren herritarrentzat eta bai eskatuko genuke gainerako taldeei hausnartzea buelta bat ematea eta ea gai garen

talde guztiok adostasun batetara iristera gu prest gaude eten bat egin behar badugu ere berriro buelta bat emateko baina iruditzen zaigu horrelako egoera bidegabe baten

esfortzu bat egin beharko genukeela gutxienez minimo batzuetan adostasunak lortzeko hemen ez gaudelako hitz egiten parean gauden bi herrialdeen artean baizik eta batek beste herrialdeen gain bideratzen ari den

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den unzalu jaunak dauka hitza

eskerrik asko unzalu jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka hitza

mahaiburu andrea legebiltzarkideok egun on guztioi kausa politiko bat bera ere ezin da jarri giza eskubideen errespetuaren oinarrizko printzipioen gainetik giza eskubideak absolutu etiko bat dira edozein kausaren gainetik honezkero

auskalo zenbat milioi pertsonek galdu izan duten zuten guztia etxea ogibidea

eta baita norberaren bizia dena delako proiektu politikoa edo estatu arrazoiaren eskutik ez dakit inork egin ote duen kalkuluaren ariketa teorikoa

ateratako emaitza zenbakiaren ikaragarriak berak txikitu egingo lituzkeela zenbaki bakoitzaren atzean egondako oinazeak genozidioak sarraskiak gerrak gerra krimenak ekintza selektiboak eraso prebentiboak kalte kolateralak atentatuak ekintzak erailketak

suntsipena edo bateko askorena ze jendetza beti batekoz osatua egoten baita ikaragarriak gertatu

baita gaur egun ere diferentzia bat badago baina lehen lekukoek bakarrik ezagutzen zituzten gertakizunak edo pairatzen eta orain berriz

ezabaketa nardagarrienak ez beti hori ere egia da gaur egun ere badaude gatazka mediatikoagoak eta beste batzuk

direnak azken udan

egunetik egunera jarraitu ahal izan degu gazan gertatutakoa hurbilekoa hildakoak zenbatu ez ezik ikusi egin ditugu bonbek eragindako txikizioak ere ezagunak zaizkigu uztailaren zortzian hasi zuen israelek gazaren kontrako eraso bortitza abuztuaren hogeian

nonbait turkian egindako adierazpenetan onartu egin omen zuen hiru gazte israeldarren bahiketaren atzean hamás egon zela alkamaseko brigadek

hainbat egunkarietan jasotzen denaren arabera palestinarren altxamendu orokorra eragin asmoz egia al da edo gezurra al da egia izan zena hiru mutil gazteren bahiketa eta erailketa naftali frenkel gil ad shar eta eyal yifraj israeldarrak hiruak

bi mila ehun palestinarren izenak ez ez ditugu ezagutzen egun batzuk geroago

hil zuten palestinar gaztearen izena ere ezagutzen dugu

eraildako beste bi palestinar gazteen izenak ez ditugu ezagutzen abuztuaren

hildako hirurogeita hamaika israeldarren izenak ere ez ditugu ezagutzen dakiguna da hildako horien artean bost zibilak zirela

mila laurehun eta berrogeita hamalau zibilak zirela dakigun bezala baina nahiz beraien izenak guk jakin ez guzti guztienak palestinar zein israeldar

ezagutzen dituzte bakoitzaren etxekoek baita

hildakoek ere bazituzten bakoitzak bere izena hildako tailandiar batek zeukan bezala baita italiar batek ere

giza eskubideak absolutu etiko bat dira edozein kausaren gainetik

beste leku askotan bezala gazan aurtengo udan kale egin zaion printzipioa euskal herria bilduren jatorrizko ekimena oso goiztiarra izan zen uztailaren hamazazpikoa hildako gehienak artean ez ziren gauzatuak ekimenaren zioan ehun eta laurogeita hamar hildako aipatzen dira soilik

denak palestinarrak hamar mila zortziehun eta laurogeita bost izan dira azkenean zauritu palestinarrak diotenez

hauek israeldarrak bi hilabete besterik ez dira pasa hegi babesgarria delakoa amaitu zenetik gaza txikituta dago bertako jendea behar larrian egiptoaren eta norvegiaren eskutik orain egun gutxi konferentzia eginda el cairon

bildu dituzte gaza berreraikitzeko denak baina alferrik dira laguntzak eta hitzak bai el cairokoak bai legebiltzar honetakoak israel eta palestinaren artean benetako bakea eta egonkortasuna lortzen ez bada

berreraikitakoa berriz ere suntsitua izango delako eta suntsiketak beste milaka izenen jabeak azpian harrapatuko dituelako besteak beste bakea behin betikoz etorriko bada bi estaturen eskutik etorriko da elkar aitortu beharko duten nazioarteko zuzenbidearen arabera eratutako bi estatuen eskutik eta hori da gure erdibidekoan jaso dugun laugarrengo puntua

kontuaren gakoa daukana eta gure erdibidekoaren edukiarekin jarraituz zer gehiago adierazi izan dugu ba giza eskubide guztien kontrako eraso guztiak gaitzesten ditugula

eta mediatikoak diren diskurtsoak batzutan ñabardurarik gabe hobeto edo errazago adierazten direla baina guk guztiak gaitzetsi nahi izan ditugu askotarikoak eta gutxikakoak oinarrizko eskubideen urraketa ikaragarrienak ere banakakoen oinarrizko eskubideen urraketen gehiketa direlako

desproportzionatua erabat izan ez denik hala izan da denok ikusi ahal izan dugu palestinarren artean gauzatutako sarraskia eta horrela

eta elkarren pareko izango diren bi

begi bistakoa da egoera politikoak eta batez ere gazako herritarren bizi baldintzak hobera egin dezaten berehalako neurriak behar direla eta zentzu horretan puntuan aipatu ditugu gure ustez eraginkor izango liratekeenak besteak beste negoziaketa beharra talde armatuen desarmearena israelek altxatu beharreko blokeoa eta adostasunezko gobernu palestinarrak hau da al fatah eta hamasek adostuta daukaten gobernu palestinar horrek

eta bai gazan bere eskumen osoak gauzatzeko ahalmena ezinbestekoa da jakina nazioarteak bere erantzukizunari heltzea

eta bosgarrengo puntuan gazara bideratu beharreko laguntza aipatzen dugu

agentzia hori delako hain zuzen horrelakoetan gure laguntza bideratzeko dugun tresna berak badaki zein eragilerekin jardun nola bideratu laguntza eta nola

hori horrek ez du esan nahi osasun saila ez dagoenik prest bere laguntza eskaintzeko gazatarrek bizi duten tragediaren aurrean noski dagoela hain zuzen

eman zaio alta gurutzetan gazatik etorritako mutiko bati gerra zauriak sendatu dizkiote mutiko horren izena ere badakigu

beste bat bidean da osasun saila bi ongrekin lankidetzan dabil bata bertakoa beste bat

andaluziarra dela eta osasun sailak baldintza bakarra jartzen die hemen

bertako familia bat lortzea horixe besterik ez dena dela laurogeita hamairutik

osasun sailak badauka hemen aipatu diren lankidetza protokolo horietakoa indarrean agentziarekin eta ez dira oraingo kontuak horrelako ekimenak zorionez gure osasun sisteman

jaunak bai ubera andreak esan dute nahiko luketela adostasun zabalagoa lortu saiatu direla eta tira neu ere saiatu naiz geu ere saiatu gera talde guztiei helarazi zaizue

ustez zuena bezain ona gutxienez edo gure ikuspegiko hobeagoa eta adostasuna lortu izan nahi duzue baina

gainean eta beraz ba beharbada gauzak dauden bezala geratu beharko dute eskerrik asko

erantzunen txandara pasatuz ubera andrea zurea da hitza

aurkitzen dela orduan hurrengo batean eskertuko nizuke nik bidaltzen dizudanean

ez genuen ezagutzen erdibidetutako proposamen bat guztion artean adostasuna bilatzea helburu baldin bada

genukeela baina gaur azpimarratu nahi duguna da hemen ez gaude

hitz egiten hau ez da israel eta palestinaren arteko guda gerra arrunt bat hemen estatu batek beste herri baten

aurrean gaude defentsarik gabe babesik gabe aurkitzen den herri baten aurrean gaude beraz sarraski baten aurrean gaude

ulertu eta onartuko duzuela ez gutxienez palestinarrek defentsarako eskubidea izango dutela zer egin behar dugu nola defendatu behar ditugu armak ere kenduko dizkiegu gero defendatzen dugunean

baina palestinarrak ez daukatenean nola defendatu zertaz ari gara hitz egiten hemen koherentziaz ari gara hitz egiten

guztiok dakigula zer gertatzen ari den eta noski gu guztiekin gaudela biktima guztiekin gaitzesten ditugula indarkeriaz eginiko

baina datuak zuk ere ematen dituzu datuak eman dituzu datuak datuak oso esanguratsuak dira erailak guztira azkenean

ehuneko hirurogeita hamasei zibilak umeak bostehun eta hemeretzi emakumeak berrehun eta laurogeita hamazazpi zaurituak

horietatik hirurogeita hamazazpi familia deseginak apurtuak osasun profesionalak

suntsituak eta badakizue zenbat urte beharko diren guzti hori berriro

berreskuratzeko hogei urte bonbardaketa horiek eragin dutena berriro konpontzeko hogei urte beharko ditugu eta

hilketak erailak zenbat izan dira hirurogeita hamar

hilketa guztiak bat bakarra izanik ere denak gaitzesgarriak dira baina izan gaitezen zintzoak eta hitz egin dezagun garbi eta israelek ziklikoki egiten dituen sarraski horiez gain egunerokoan ere

lanean ari da bere helburua lortzeko lurrak okupatzen blokeoa etengabe etengabe beldurra sartuaz bere helburuak

lurretatik bidali arte baina orduan zer hor ditugu nazioarteko adierazpenak hitzak guztiak indarkeria gaitzesten ditugu giza eskubideak aldarrikatzen ditugu

zer egiteko prest gaude guk pentsatzen dugu gaur hemen zerbait egin genezakeela eta konpromiso konkretuak har genitzakeela

alperrik da esaterako israelekin izan genitzakeen harremanetan berorrek asentamenduak eta koloniak

hor aurkitzen diren enpresekin harremanak etenaz eta bide asko egon daitezke zeren hemen ez duena balio da

harremanak izatea asko dugulako ikasteko eta gero

garapen lankidetzaren bidez laguntza eman hor ere koherentziaz jokatu beharko genuke eta zintzotasunez benetan giza eskubidetan sinesten baldin badugu

baina gero zuen erdibidekoan osakidetza hitza ere ez duzue aipatzen aipatu ere ez orduan protokoloa baldin badago laguntza ematen baldin bada

konpromiso konkretu bat hartzeko hor egin genezake eta gure esku dago eta iruditzen zaigu ez dela hainbesterako hori egitea horretaz gain zer zer eskatu dezakegu nazioarteak

izateko eskubide hori ere kamara honek aitortzea eta adieraztea iruditzen zaigu hor lagundu genezakeela lagundu genezakeela esaterako uruguayko presidenteak ere beste proposamen bat jarri zuen mahai gainean

indarkeria eraso horik eteteko ekiditeko aukera asko egon daitezke

adierazpen eta hitzetan zuk esan duzun bezala eta gu horretarako prest gaude eta begira

bi hiru puntuetan goazen adostasuna bilatzera uzten dugu bozketa gerorako benetan

ez baldin bagara adostasunera uzten bozkatuko dugu bakoitzak bere erdibidekoa baina goazen saiakera bat egiten benetan lagungarria izan daiteke adierazpen bat gaur kamara honetatik

ubera andrea euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euskal sozialista taldearen ordezkaria unzalu jauna zurea da hitza

nieke baldin eta nire ideiak ordenatzen baldin baditut besteak beste ubera andreak behin eta berriz erabili du sarraski hitza israelek

gazako jendearen kontra egindakoa deskribatzeko eta nik esan nahiko nioke ubera andreari gure erdibidekoaren aurreneko puntuan erdaraz bakarrik daukat testua

ekarri badute edo ekartzen digutenean masakre hori sarraski itzulia agertuko dela alegia

hori egia da unzalu jaunak

israelen kontrako kritikan

beste inolako ñabardurarako edo beste inolako aipamenerako lekurik ez duela uzten

ubera andreak baita aipatu du inportantea iruditu zitzaiola hasiera batean eta

osakidetzaren inplikazioa berez ez da beharbada osakidetza

osasun sailak eramaten ditu eta ez osakidetzak erakunde bezala kontu hauek baina niri nahiko kontraesankorra ere iruditzen zait ubera andreari hemen beste batzuetan ere bai baina azkena joan den ostiralean bertan entzun genion diskurtsoa non gutxi gorabehera esaten zuen gure osakidetza eginda dagoela eta ez daukala baliabide nahiko

beharrei erantzuteko ere eta aldi berean egun batzuk beranduago entzutea

gazara joateko nik pentsatzen dut joan den ostiralean egin zenuen diskurtsoa ez dela erreala egia esan

garapenerako euskal agentzia da jaurlaritzak denon artean pentsatzen dut aspaldi batean sortutako erakundea hain zuzen lankidetzarako

esan nahiko nuke osasun sailak bere aldetik egiten dituen

garapenerako lankidetzaren euskal agentziak azkeneko hamabost urtetan

palestinara programa ezberdinetan lagunduz eta

zazpi milioi euro bideratu dira horretarako eta oker ez banago orain oso egun gutxi bi diru laguntza berri edo bi programa berriri bidea eman zaie palestinan eragiteko

eh bilduko ordezkariak lehenago edo beranduago basque country estrategiarena aipatuko zuela nik ez dakit oso argi daukazuen zer den

estrategia jaurlaritzaren nazioartekotze politikaren jarduna zehaztu nahi duen plan bat eta horretarako

interesekoak ikusten direnak ikuspegi ezberdinetatik eta egia da horien artean

mailan agertzen dela israel baina joango bagina beste agertzen diren hainbat nazio edo estaturen jarduna aztertzera sakonean eta neurtuko bagenituzke kontuan hartzen direnak giza eskubideen errespetuarengatik akaso zalantza galantak sortuko lirateke ni zer dakit aipatzearren

edo países del golfo bezala ezagutzen direnak atzo bertan entzun genuen katar eta hauek zer egiten ari diren estatu islamiarrarekin edo txina zer esanik ez eta nahi baldin baduzue estatu batuak beraiek

eta abar luze bat kontua da jaurlaritzak ez duela onesten israelek egin duena inondik inora aitortzen degu israelek beste gutxik bezala landu izan dituela hainbat kontu ba batgarren más bostehun más i alorrean

eta zerbait ikasi dezakegula arlo konkretu horietan izatekotan ere eta ez joan haratago interpretazioak

esan direla baina orokorrean esango nuke orekatuagoa dela

zuek sinatu duzuena baino eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea

bozketara pasatuko gara lehenengo eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu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

gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

osoa bermatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

bai eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkide jaun andreok egun on ekainaren hamabian legebiltzar honetan onartu genuen proposamen bat bertan jaurlaritzari eskatzen genion gizarte larrialdietarako laguntzak arautzen duen agindua urtero urtarrilean argitaratzea eztabaida horretan esan genuen akordio hori acuerdo

izango eta gure zuzenketaren bidez laguntza horien finantzaketa mahai gainean jarri genuen azkenean gure ekimena ez zen atera baina gaur berriro ere ezinbesteko aukera daukagu akordio on bat lortzeko

oraingoan ez dut aipatuko zer jasotzen den bi mila zortziko legean

askotan adierazi izan dugulako ez dut zerrendatuko zeintzuk diren gizarte larrialdietarako laguntzen bidez finantzatzen diren gastuak edo kontzeptuak hori ere askotan esan dugulako

bakarrik jarriko ditugu mahai gainean datu batzuk datu objektiboak eta argitaratuak sailburuari eh bilduk egindako galdera baten erantzunetik aterata bi mila lauan jaurlaritzan aurrekontuetan

milioi jasotzen dira gizarte larrialdietarako laguntzak finantzatzeko baina udalen estimazioen arabera

estaldura emateko datu horiek guretzat kezkagarriak dira

hartzen badugu gizarte larrialdietarako laguntzen finantzaketa jaurlaritzaren ardura dela eta askotan esan dugun bezala udalek beren gain

beste aldetik aurtengo lehenengo sei hilabeteetan udalek hamabi koma zazpi milioi gastatu dituzte eta udal batzuek ekainean laguntza horietarako

ahaztu udalek jaurlaritzari bidaltzen dizkioten datuak ez direla zehatzak gizartenet tresna informatikoak ez dituelako jasotzen

ahoz jasotzen diren eskaerak besteak beste orduan posiblea da benetan dauden askoz gehiago izatea horregatik gaur inoiz baino gehiago argi dugu eta gora doan gizarte larrialdia ikusita lehentasunak bermatu behar ditugula eta guretzat kasu honetan lehentasuna dago gizarte larrialdietarako laguntzetarako

guztiak bermatzen baina jaurlaritzaren iritzia zoritxarrez badakigu zein den gizarte zerbitzuen zuzendariak ekainaren lauan gizarte larrialdietarako laguntzak kudeatzen dituzten erakundeei gastuen aurrikuspena egin zezatela

beren beregi adierazi zien ezin zela aurrekontua handitzeko aurrikuspenik egin

aurrekontua handitzeko eskaera formalak bidali dituzten sailera hain zuzen ere orereta errenteria eibar edo sestao bai eta eudelek berak ere kolore politiko ezberdinetako udalak dira

barne horregatik gaur espero dugu jaurlaritzaren erantzunen bat hori espero dugu erdibide hau ateratzen bada kontuan hartzea en ocasiones

eta amaitzen dut gaur berriro ere jaurlaritzari eskatzen diogu

laguntzen ardura osoa bere gain hartu ganbera honetako oposizio taldeei entzun

ez begiratzea hori egin ezean erabateko gehiengo izango bazenute bezala jokatuko zenukete hau da askotan salatzen duzuena mila esker

gizarte larrialdietarako laguntzak handitu behar dira eta hurrengo urterako laguntza guztiak betetzeko behar den aurrekontu saila

eskerrik asko presidente andrea sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi gai honi buruz hemen esan den bezala hainbat alditan eztabaidatu dugu legebiltzar honetan aurreko urtean hain zuzen ere eta

hamarean akordio batera heldu ginen ez zen atera aho batez baina oposizio guztia esan genion gobernuari esan geniona egia da

eta alderdi popularrak proposamen zehatz bat ekarri zuen ere ekainean hain zuzen ere

berriro orduan esan dezakegu debatea errepikatzen dugula eta

diru kopurua ez dela nahikoa udaletxeek

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialista taldearen ordezkaria den sarasua andreak dauka hitza

por mi parte nada más y muchas gracias eskerrik asko sarasua andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

egun on guztioi ohiko bihurtzen ari da urria azaroa

beste bozeramaile batzuek esan duten moduan ekimen berberak urtero urtero

alderdi guztien bozeramaileen partetik jakina denez euskadiko gizarte babes sistemak hiru diru laguntza arautzen ditu diru sarrerak bermatzeko errentak etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriak eta gizarte larrialdietako diru laguntzak lehenengo biak eskubide subjektibo dira eta hirugarrena berriz ez gizarte larrialdietako diru laguntzek izaera subentzionala dute diferentzia itzela batzuen eta besteen artean

gobernuak diru laguntza horrek eskatzen duten pertsona guztiei eman behar dizkie legeak berak arautzen dituen baldintzak bete ezkero

handitu egin beharko luke jaurlaritzak partida hori hau ez da inondik inora gertatzen ordea gizarte larrialdietako diru laguntzekin

honela dago araututa gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko legean ganbara honetan gehiengo handiz onartu izan zena horrela erabaki zen

udal eta mankomunitate batek baino gehiagok bete egiten du

urtean hogei koma bost milioi euro jarri ziren aurrekontuetan gizarte larrialdietarako aurreko urtean baino hiru milioi luze gehiago lehen beste bozeramaileek ere esan dutenez y como bien recordarán el año pasado además

guk ez genuen onartu bi mila hamairu urteko urriko legez besteko proposamena eta beste bozeramaileek ere errepikatu dute ondoren

ez dugu babestuko erdibidekoa amaitzeko berriz azpimarratu nahi nuke euzko abertzaleak taldearen eta eusko jaurlaritzaren konpromiso sendoa gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko euskal sistemarekin

behin baino gehiagotan esan dugu tribuna honetan gure konpromiso irmoa guztion artean adostasun batera heltzeko daukagun gizarte babes sistema

jasangarriagoa egin dezagun guztion artean eta

mila esker eskerri asko arregi anderea erantzunen txandaren pasatuz eh bildu taldearen ordezkariaren blanco anderea zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andrea zurea da hitza

eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

no me hablen de voluntad política eta garridorekin jarraitzen dut gu solidarioak gara pertsona guztiekin guzti

eta baldintza batzuk bete ezkero hemen laguntzan edukiko dituzte ez dakit zuok

sarasua andreak berak ere hortik zerbait esan dizu blanco andrea diskurtso berberak ez neban esaten

eta behin eta berriz esan duzue urrian iazko urrian akordio batera heldu zinetela baina

ekainean ez zen akordiorik lortu zuk zure lehenengo interbentzioan esan duzun bezala beraz

legebiltzar honetan eta jarraitzen duzue esaten

ez daukagula borondate politikorik gobernu honek ez duela borondate politikorik

hau ez da egia eta badakizue ez da borondate politikorik ez dagoenik baizik eta dauden aurrekontuen baliabideen eza diru nahikorik ez dagoela eta señora sarasua

lo que quieren guk argi daukaguna da gizarte daukagun gizarte babes sistema onartzen dugula guretzat ona dela solidarioa eta horretan jarraituko dugu bere defentsan eta hobekuntzak

horretarako prest baina murrizteko batere mila esker eskerrik asko arregi andrea eztabaida
amaituta bototara jarriko dugu bai bai
posible izango litzateke bozketa puntuka egitea eta lehenengo hiruak
elkarrekin egitea elkarrekin eta laugarrena aparte pentsatzen dut ez dagoela problema

erdibideko eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketaren bat bi hiru puntuak bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita sei bai hogeita sei ez ondorioz lehenengo hiru puntuak onartuta geratu dira eta jarraian laugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita sei ez hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu da laugarren puntua

legebiltzarkideak aurkeztua eusko jaurlaritzaren komunikazio politikari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda oyarzabal jauna